egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua alaitz zabala zarate euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina jaurlaritza kaikun sartzeari buruz zabala

lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on denoi jakin badakigu euskadirentzat

gobernu honen estrategiaren parte dela enpresa hauen hazkunde nazioarteratze edota beraien lurraldetasuna bultzatu eta finkatzen laguntzeko industrializazio planean jaurlaritza sozio estrategiko egonkor

gainontzeko bazkideekin lan egingo duena eta sektoreari bultzada emango dion agente bezala definitzen da gobernu hau

enpresa estrategikoetan parte hartze hauek gauzatzen hasia da bi mila hemezortzi urtean

nazioarte mailan lan egin duen enpresa euskaldun bat bere sektorean industrian buru den enpresa baten akzioak

kaiku enpresaren ehuneko zazpi koma hogeita hamaika eskuratu duela jakin berri dugu sei koma sei milioiko inbertsioarekin

hamarkadan sortutako euskal enpresa bat dugu bertakoa geurea hazkundean dagoena enplegua sortzen duen enpresa

interes estrategikodun enpresa bat egun bere akzioak

kaikuren akzioen erosketaren iragarpenarekin batera jakin dugu

emmi enpresaren egoitza bisitatu duzula zure taldearekin batera

jaurlaritzak dauzkan edo parte hartzen duen fondo ezberdinen bidez euskadiko enpresa sendo eta etorkizuneko proiektuak dituzten enpresetan

enpresen errotze eta indartzea laguntzeko estrategiaren barnean baitago

garrantzitsutzat jo duzu zure ustetan esne sektorea

sektore estrategiko bat delako jakin nahiko genuke operazio honek

eta enpresen errotze eta indartzea laguntzeko sektore ezberdinetan enpresa estrategiko edo sektoreko buru diren enpresetan
hartze txikiak eskuratzen jarraitzeko asmorik duzuen eskerrik asko eskerrik asko zabala

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi horrela da bai zabala andrea jaurlaritzak bai ogasun sailaren

lankidetzan eta hausnarketa konpartitu baten ondoren

hartu genuen kaiku korporazioaren halako zati bat hartzea behin erabakia hartuta erabaki behar genuen nondik egin

eta horrelako gai batean zein zen tresna eta baliabiderik egokiena astearteko gobernu bileran jakitera eman zen gero jaurlaritzaren operazioa gauzatu zen jaurlaritzaren parte hartzearen operazioa eta finantzen euskal erakundetik egin zen kontutan izanda gainera

etorkizunean finkatuz funtsa erabat operatibo izatean bertara pasa daitekeela

zuk zeuk esan duzun bezala esne sektorean eragina duelako

euskadin sektorea nolabait egituratuta dago eta kaikuren bitartez jasotzen da zati bat esne horren zati bat eta bermatzen da

izatea etorkizun bat enpresa garrantzitsu bati lotuta

lurraldea egituratu behar dugula eta lurraldea orekatua izan behar dugula nekazal sektoreak etorkizuna izan behar du eta gainera etorkizun hori lotzen baldin badiogu horrelako enpresa garrantzitsu bati bermatzen ditugu bi gai horiek horrela da orain eta horrela nahi dugu izatea etorkizunean baina ez bakarrik horregatik baizik eta hori enpresaren etorkizuna bermatzearren ez dugu parte hartze bat izan nahi denboran zehar kenduko duguna baizik eta bermatuko duguna denboran zehar zuk zeuk esan duzun bezala caf enpresan egin den bezala

funts horrek du bokazioa jarraitzeko parteak hartzen nolabait permanenteak edo behin betikoak izango direnak hasiera batean behintzat sektore garrantzitsuenetan nazioartetzea bultzatzen dutenetan teknologia bultzatzen dutenetan eta sailburuak berak esan zuen bezala gainera aurtengo

egin dugu eta proposatzen dugu beste hirurogeita bost milioiekin nolabait bermatzea funts horren etorkizuna beraz bi operazio eginak dira baina gehiago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

buenos días señora presidenta egun on denoi egun on urkullu jauna behin elkarrizketa interesgarri bat eduki nuen jordi turullekin apur bat

badakigu zer den hori eta baita ere gordina egiten zait gobernu batek ordezkaria zelako zein da

espetxeratuko balute gordina egingo litzaidake bai euskal herritar bezala baina baita ere

gogoratzen dut turullek orduan esan zidala hemen guk estatu bat sortzeko

badaukagulako horretarako baliabideak eta gaitasuna ere bai baina esan nion guk gorputza bai baina duten arima falta zitzaigula zorionez baina arima hori larunbatean ikusi genuen donostian euskal gehiengo politiko eta sindikalak baita zure

arima hori bertaratu ziren milaka herritarrek erakutsi zuten arima hori elkartasuneko arima askatasun demokratikoarena eskubide zibil eta

hori da herri honek sentitu eta nahi duena gaur arima hori beste herri batzuenarekin batuko da bartzelonan ordu bete barru edo

nire galdera lehendakari jauna da zer dio zure arimak zure gorputzak zer dioen badakigu baina zer sentitzen du zure barruak bat egiten du herri honen arimarekin

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok gaur duela berrogei urte hasitako erakundetze prozesuarekin arima osoa erakundetze prozesu horretan ibilbide luzea daukagu ez bakarrik arima baita bihotza eta burua erakundetze prozesuan jarraitzeko
eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

guzti horiek dituzu baina donostian alderdi bi falta ziren herri honen eta kataluniaren eskubide zibil eta politikoak ukatzen dituztenak bat zure

konferentzia politikoan han nengoen eskoziako lehen ministroak sturgeonek bigarren erreferenduma iragarri zuenean baina harrigarriena izan zen zela ezer gertatu ez zen ezer gertatu

euren eskumenak kentzearekin presionatuko dute jakina eta negoziatu egingo dute ere bai baina ez dute alderdi politikorik ez ordezkari politikorik kartzelan sartuko

eta bozkatu egingo dute galdu edo irabazi eta onartu bozka eman paper bat ontzi batean sartzea ez delako delitua demokrazia ez da delitua hori azaldu beharra dago

eredugarriena baina demokrazia bat da espainia ez franco hiltzerakoan

biharamunean ez ziren demokrata jaiki atzo ikusi genuen bezala preso politikoak eduki dituelako eta oraindik badituelako urkullu jauna euskadi basque country zabiltza mundutik zelan azaltzen duzu hori

zure sozioak direla espetxean sartzen dituztenak ordezkari politikoak

zelan azaltzen duzu hori europan zelan azaltzen da hemen ez dagoela demokraziarik eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eztabaida antzuak demokraziarik ez egotekotan ez dakit zergatik da parte hartzea hauteskundeetan

nik printzipio batzuekin bat egiten ote dudan eta ez izan zalantzarik agirre andrea

zuek egindako galderak aipatzen diren zioan aipatzen diren printzipioekin hau da elkartasuna

bide errepresiboekiko arbuioa eta herritarrek demokratikoki adierazitako borondatea oinarri duen konponbide politikoa aipatzen dituzuelarik guzti horiekin

bat nator eta gehiago esango dizut beti etorri naiz bat printzipio horiekin berez printzipio horiek gaur berrogei urte betetzen dituen gernikako estatutuan jasotzen eta bermatzen dira eta orain printzipio horiek hemen bertan legebiltzar honetan onartu eta

hemen adostu behar dugu herri honek behar duen ibilbide orria eta hori da gu guztion ardura euskal gizartearen aurrean

eskozia aipatu zenezake venezuela ere bai adibidez

arrazoi bezala eta kataluniako bideari errespetua adierazi egin diot prozesuaren epaia ezagututa kataluniako gizartearen handi baten tristura frustrazioa eta etsipena

nire hurbiltasuna eta elkartasuna adierazi nien espetxeratutako eta kondenatutako pertsonei gaineratu nuen ziur nagoela beraiek inoiz

hori baino gehiago behar dela gure erantzukizunak beste zerbait eskatzen digu hori ere egin dugu lasaitasunerako deia luzatu egin dut eta perspektiba eta inteligentzia burua arima bai eta burua politikoz jokatzeko eskatu

zer egiten ari dira kataluniako hainbat eta hainbat ordezkarik

ez dago beste alternatibarik negoziazio politikorako mahai baten aldeko proposamena egin dut estatuaren perspektibarekin hau

estatuaren lurralde aniztasuna onartuz baita lurralde bakoitzeko barne aniztasuna ere ahal dudan guztia egingo dut

erraztearen alde hori izan daiteke nire ustez alternatibarik eraginkorrena

aipagarria da donostian gertatutakoa baina hemen ere egin behar da hemen egin behar dena hemen egin behar da hurbiltzeko

ahalegina euskal bidea zabaltzeko eta barne akordioa sendotzeko garaiz gaudela uste dut eta eskatu egiten dizuet zuei ere

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera

ezegonkortasun politikoak euskadin izan ditzakeen inpaktuei buruz martínez jauna zurea da hitza egun on
lehendakari jauna egoera politikoa maila ezberdinetan desorekaz nagusitua dago eta gainera euroekonomian

bide honetan zure politikak bide onean badoaz azkenean astero ikusten ditugu titularrak eta analisiak desazelerazioaren inguruan datu ekonomikoen errebisioak eta baita industriarentzako prebisio txarrak

enplegua sortzea da nik ez nuke asko hitz egingo helburu hau

duzuenik azkenean bi mila hogeirako

prebisioa gainditzea oso justua

edo errebisio berri bat egiten bada edo kolpe

gure populazioaren ehuneko hirurogeia hogeita bat mila eurotik azpiko errenta dauka

ehuneko hogeita hamabia ez da heltzen batez besteko errentaren erdira

eta gero txanponaren beste aldea ehuneko hamaikak jasotzen du errenta batez bestekoaren

gure konpromisoa da osasuna hezkuntza eta gizarte ongizatearen arloko politiketan aurrera egiten jarraitzea eta lehentasun hori aurrekontuetan

dago horrekin batera euskal ekonomia hazten eta enplegua sortzen laguntzen jarraitu behar dugu

indartu industria eta esportazioa finkatzeko langabezia ehuneko hamaretik behera jaisteko aurrekontuen helburua da klima aldaketaren aurkako konpromisoa

eta gizonen arteko berdintasun eraginkorrean aitzindariak izatea giza garapen iraunkorrean beste urrats bat ematea señor martínez

galdera eneko andueza lorenzo euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza

etxebizitza sailak etxebizitza legearen garapenaz egiten duen balantzeari buruz andueza jauna zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu
gaur urriak hogeita bost gernikako estatutuak berrogei urte betetzen ditu berrogei urte sendo eta osasuntsu ezberdinen arteko momentu bakoitzean etorkizuna garatzeko eduki dugun erremintarik onena izan da daukagun euskadi sozialaren oinarria gure ongizatearen

galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina epai judizialei buruz

zurea da hitza gracias señora presidenta

quienes tienen que aplicar el derecho eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

baina horrekin batera elkarrizketa politikoaren aldeko apustua egin behar da konponbideak erraztu behar dira

onartuz eta eredu berri baten alde proposamenak eginez epe luzeko ikuspegiarekin eta borondatearekin egin behar da hori etengabeko

gai zerrendako seigarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina israelgo estatuak okupatutako

lanak egiteari buruz martínez jauna zurea da hitza

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
martínez jauna euskal enpresa orokorrean mundu mailan ateratzen denean ba lehiakorra izan behar du eta izugarrizko presioak jasaten ditu

gure enpresei eragiten diete kasu honetan ari gara lizitazio bati buruz lizitazio publiko bati buruz eta goierriko

irabazi duena eta jerusalengo tranbiari buruz ari gara

nazioarte mailan punta puntakoa da lehiakorra da eta enplegua sortzen du eta

gure enpresa traktoreen artean traktoreenetako da eta nolabait gure enpresa sektorean

bere inguruan dauden enpresa txikiei ere lana ematen diena en todo caso

eskerrik asko tapia anderea gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa

rioja alavesa markaren erregistroaren inguruan lopez de arroyabe anderea zurea da hitza

jaurlaritzaren ordezkaria tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
lopez de arroyabe anderea lehenik eta behin esan ez dugula hemendik aurrera hasi behar lanean baizik eta lehendik ere

jakitun gara zer gertatzen den rioja alavesa marka horrekin ze orain dela

orain dela hogei urteko gaia da eta orain dela hogei urte egin zen mugimendua da baina bai esan behar da bakarrik zegoela lotuta ardoei kasu horretan marka hori

aipatu duzu orain eman diren mugimenduak haratago joan dira eta ez bakarrik europan baizik eta estatuan bertan saiatu direna da ardoaz gain beste lekuetara eskatzea baita ere marka horren jabetza eta esan beharra dago lortu behar duguna

lortzen eta guztiok elkarrekin lanean bai arabako foru aldundia bai jaurlaritza baita ere koadrila da guzti hori galarazten beti prest egon gara gainera hor lan egiteko

bai europan argi daukagulako arabar errioxako marka rioja alavesa marka gurea dela koadrilarena dela bertako ardoei eta beste hainbat aktibitateei lotutakoa dela eta beraz hemen egon behar duela ez dugu markaren kudeaketa euskal eragileetatik

ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina hein handi batean diru publikoarekin eraikitako telekomunikazioaren sarea euskaltel enpresan gelditzeko jaurlaritzak hartu beharreko neurriei buruz casanova jauna
zurea da hitza bai eskerrik asko egun on guztioi egun on sailburu

the clash taldea ezagutzen duzun edo gustukoa duzun baina

nahiko famatua eta gainera izena ematen diola bere diskoetako bati deitzen da london calling london deika dago

eta esaldi honek ere edo espresio honek ere historia bitxia dauka en la segunda guerra mundial

a la prensa británica eta horrela modu bitxi honen bidez jakin izan dugu

aurreratu genuen bezala zuntz optikoaren sarearen salmenta agendan dagoela

aztertzen ari zirela nola balorean jarri zuntz optikoaren sarea eta denok ulertu genuen

dirua ateratzea zegonari gauza asko leporatu ahal zaizkiolako eta nik neronek leporatu dizkiot eta uste dut arrazoiarekin baina bertute bat daukate gardenak dira beste batzuek ez bezala

euskaltelen zuzendari edo presidente ohia zegona ez dabil gezurretan zegona ez dabil tranpak egiten zegona ez dabil iruzurra egiten beste batzuek bai egin zuten eta euskaltel amildegira eraman zuten euskal enpresa izaera

zertara etorri den eta egiten ari da bide orria argi dauka gardena da eta betetzen ari da esan zuten

eta orain konpontzen ari dira baina konpontzen ari dira helburu argi batekin dirua irabaztea

daude agintzen enpresa horretan eta kendu egin diote beste konnotazio eta beste guztiak dirua atera nahi dute orain esaten digute propaganda ariketa batean presidenteak esaten digu ez ez gaur gaurkoz ez dugu pentsatzen

baina agian bihar biharkoz bai gaur gaurkoz ez baina bihar biharkoz ba hauek bide orria argi daukatela

baina ez euskaltel egonkortzeko operadore bezala estatu mailan baizik eta euskaltel saltzeko loditu

erabakigunea esan genuen sarearen salmenta agendan zegoela eta esan genuen eta berresten dugu ez dagoela momentu honetan

blokeoa egin dezaketen ehuneko hogeita bosta kutxabankek alde batetik ez duelako bete paper hori

ehuneko hogeita bost hori gabe egin daiteke edozein gauza sarea saldu egoitza saldu eta egoitza aldatu ere azken hau ez dugu uste egingo dutenik baina erabakigunea

euskaltel enpresa estrategikoa da hori behin eta berriro esan dugu gehituko nioke gaurko interbentzio honetan beste faktore bat edo beste elementu bat estrategikotasun horri

euskaltel enpresa teknologikoa da eta gaur egun enpresa teknologikoek teleko mota horietako enpresek

konteniduen banatzaileak dira eta konteniduak ikus entzunezko

eta enpresa hauek jartzen dizkigute kontenidu horiek gure etxeetan

euskal herriarekiko konpromisoarekin hori erabaki duelako eta hori bezalako beste milaka gauza

baldin badaukagu teleko bat herri honekiko konpromisoa daukana baina hori galtzen ari gara galtzen ari gara eta konponezina izatearen bidean dago galera hori aipatu dut aspektu kultural hori gutxitan aipatzen delako baina aspektu teknologikoa zentrala da eta guztiok badakigu

teknologikoa dela eta hor egon behar dugu eta hor egon beharko ginateke gainera tresna propioekin badakizu nik baino hobeto gainera etorkizuna

lau puntu zero etorkizuna dela inteligentzia artifiziala sentsorikoa zerbitizazioa internet

kotxe autonomoa hori da etorkizuna eta horretarako telekomunikazioetako enpresek sekulako papera edukiko dute eta ehun produktibo aurreratua eta lehiakorra

ehun produktibo horren gainean gizarte aurreratua eta justua oinarritzeko behar dugu paper garrantzitsua jokatuko duen enpresa bat edo batzuk edukitzea esparru horretan gobernua eta euskal herria aitzindaria izan zen zuntz optikoaren

etorkizuna agian uhinetatik dator zuntzetatik baino baina momentuz gaur gaurkoz ere bere papera badauka baino zuntz horren inplantazioan aitzindariak izan ginen batzuk esaten didate berandu onartzen dudala onartzen dut

asmakizun bat asmatu zuen jaurlaritzak laurogeita hamaretan zuntz optikoaren sarea inplantatu zuenean eta orain eskatzen dizueguna da berriro asmatzea eta ez zaigu axola

asmatu eta konpondu euskaltelekin gertatzen ari dena euskal herria

mundu zabalean txalupa txiki bat da batzuetan itsasoa bare dago eta besteetan zakarra baino txalupa txiki bat gara ekonomian kulturan eta beste arlo guztietan

dauzkagun baliabide gutxiei gure egoera hori sendotzeko eta egonkorragoa izateko

hori esan daiteke hilabete batzuetan laster ez gara garaiz egongo orduan mugi zaitezte eskerrik asko

esan dituzun gauzen artean batzuk hartuta egia da ados nagoela egiten duzun hausnarketaren zati batekin

baina zer da euskaltel enpresa estrategikoa dela bai noski garrantzitsua eta etorkizunerako gainera aipatu duzun bezala edo digitalizazioa orokorrean bermatzeko eta gure herrian kokatuta dagoen enpresa bat izatea garrantzitsua dela zalantzarik ez dago baino nik uste dut ados egon gaitezkeela hemen gauden

are gehiago dagoeneko lan hori toki eta esango nizuke ekimen desberdinekin betetzen ari dela betetzen ari dela ez du esan nahi guztiz beteta dagoenik baino bai betetzen ari dela

jaurlaritzarekin lankidetzan hainbat proiektu garatzen ari delako gara tu dituelako eta garatzeko asmoa duelako honetan guztian beraz erabat

bertako enpresa bat telekomunikazio arloan izatea bertako ikuspegia izango duena eta bertako enpresekin lankidetzan arituko dela ezinbestekoa dugu benetan

bi milioiko herria bezala zerbait berezia aurkeztu behar dugu eta hau

horrela da euskaltel sarearen salmentaren gaia zuk diozun bezala sozioetako akziodunetako batek

zuk aipatu duzu kaiku hori beste egun baterako utziko dugu eta esplikatuko dizut hobeto zeren badirudi ez duzula oso ondo ulertzen zer gertatu den

badirudi izugarrizko boterea daukala eta ehuneko hogeita bata dauka besterik ez eta behin baino gehiagotan aipatu dut ehuneko hogeita bost

txikiagoak kontutan izanik bertakoak ehuneko hogeita bosta soberan bermatzen dela beraz hainbat

eta zer esaten dizu manipulazioa egiten duzula pixka bat esaten duzunean benetan erabakigunea londresera joan dela

benetan zegonak ehuneko hogeita bata dauka ez gehiago eta horrek suposatzen du

bigarrenak kutxabankek bakarrik ehuneko bataren diferentzia dauka eta berriro diot beste akziodun txikiak euskaldunak kontutan izanda ehuneko hogeita bosta bermatuta dago

beraz akziodun batek zerbait esatea ez du suposatzen enpresak hori erabaki duenik administrazio kontseiluan ez dago horrelako planteamendurik ez orain eta ez lehenago beste gauza bat da akziodun berezi batek edo bik pentsatzea hori izan daitekeela bide bat baino administrazio kontseiluan hori ez da planteatu ere egin eta gaur egun

bere sarearen salmenta planteatzen eta ez badu planteatzen ez gara hasiko egiten gaztelaniaz esaten den bezala castillos en el aire nik uste dut gaurko

tapia anderea neurri batean bueno hasieran esan duzu gauza batzuetan ados egongo ginela eta bai gauza batzuetan ados gaude

ehun produktiboa bultzatzeko aurrerapen teknologikoa bultzatzeko eta herri honekiko konpromisoa mantentzeko

hori egiten jarraitzea eta indartzea eta zuk nahi duzu nik nahi dut baina zegonako jabeek ez dute nahi

eta euskaltelen gehiengoa daukatenei ere bost axola hori egin dezakete hemen egin dezakete murtzian edo

dakizu hori horrela dela eta nahi dugu euskaltel jatorrizko izaera horri eustea

nahi duguna beraien inplikazio da nik uste dut hori argi dagoela

eta momentu honetan behintzat bermatuta dago hemendik etorkizunera zer gertatuko den mugimenduak mugimendu gaur teknologikoki herri honekin daude eta herri honetan inplikatuta

hemengo ekimenekin inplikatuta eta beraiek ekimen berriak ere planteatzen beraz zentsu horretan nik uste dut hori ere onartu behar zaiela

al sector primario eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazio

energia berriztagarri deszentralizatua bultzatzeari buruz

eskerrik asko presidente anderea sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

izango da energia berriztagarriei buruz hitz egiteko

ez da lehengo aldiz eta seguruenik ez da azkena izango

askotan hitz egin dugu horretaz gure egoera energia berriztagarrien garapenari buruz nahiko makala da eta

bide berriak irekitzeko aukera izango dugun zu eta bion artean gure

energia estrategian agertzen da helburu bezala berriztagarrien kopurua izango dela bi mila hogeita hamarean ehuneko hogeita bata

portzentaia horretara ehuneko hamairuan gabiltza

eta hori da energia orokorrari buruz baina argindarrari buruz edo elektrizitateari buruz egoera antzekoa izango da

interpelazioari dagokionean becerra jauna hasi behar dut gauza bat aipatuz zehazteko zerbait aipatzen duzuna idatzizkoan behintzat ez

aipatzen duzu bi mila bost eta bi mila hamabost urteen artean energia berriztagarrien sorkuntza era bat aldatu gabe izan dela hau da esaten duzu gaztelaniaz se ha mantenido inalterada bueno aipatu beharra dago kontsumoaren

aldaketak egon direla eta adibidez bakarrik aipatzearren kontsumoaren ikuspegitik ia ehuneko zazpia zen bi mila bostean ia ehuneko hamalaua

eta bi mila hemezortziko datuak askoz ere hobeagoak izango dira eta ixten ditugunean jakingo dituzu baino aurreratzen ditut hobeak izango direla egia da europak markatzen duen ehuneko hamazazpibostetik oraindik urrun gaudela baina

badagoela adibidez eta konpromisoa nola egitearekin demostratzen den jaurlaritza berak orain dela denbora gutxi aditzera eman zuen gure energia guztia elektrizitate guztia berdea izango dela erosketa orokor bat

beraz adibideak emanez jarraitzen dira martxan gauzak eta guk adibide hori

becerra jauna tapia anderea zurea da hitza

anderea gai zerrendako hamargarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez

bi mila hemeretziko ekitaldirako nekazaritza politika erkidearen ordainketak urrira

eskerrik asko lópez de ocariz anderea azalpenak emateko tapia anderea zurea da hitza

lópez de ocariz anderea tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente anderea

gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina

no puede esperar eskerrik asko martínez zatón jauna arriola jauna zurea da hitza

etxebizitza berrien gutxieneko azalerak arautu behar dituen normaren zirriborroari buruz ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

sinceramente a ello eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako

gastu eta inbertsio publikoari bultzada emateko jaurlaritzak egindako eskaerari buruz

azpiazu jauna azkenaldian entzun izan ditugu

eta beste ahots batzuk ere gastu eta inbertsio publikoari

ekonomia indarberritzeko ongi etorriak esan beharko dut ongi etorriak

ekonomia astintzeko erronka ekologiko industrial eta soziolaboralei irmoki erantzuteko

aldarrikatutako bide honetara bidea egin dezagun sailburu jauna estatuak inposatutako mugei aurre egin behar diegu geroa

geroari erantzuteko neurriak indarrean jarri behar ditugulako atzeraldia tamalez

eskerrik asko pinedo anderea azpiazu jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok pinedo anderea nahiz eta sailburu ordeak esandakoa elkarrekiko foruan ez izan berbaz berba zuk diozuna zure

bat nator zure galderaren borondatearekin hau da gobernu honek benetako apustua nahi du egin

indarrean dagoen gastu araua malgutzeko neurriak hartzearen aldekoa zinen baita aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko lege organikoan beharrezkoak diren egokitzapenak egitearen aldekoa ere ni bat nator gogoeta honekin eta europan

adituagoak iradokitzen ari dira eskerrik asko
eskerrik asko azpiazu jauna pinedo anderea zurea da hitza

ados egoteaz begira alemanian austeritatearen txapelduna den herrialdean ahots asko

aldebikotasuna askotan entzuten dugu la bilateralidad eta errealitatea izan behar da

aldebikotasuna zorra zerga bilketa defizita

eskerrik asko pinedo anderea azpiazu jauna zurea da hitza

ziur nago zentzuko topagune bat aurkitzeko gai izango garela eta adostasunez

aurre egiteko eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako
hamalaugarren puntua interpelazioa juana de bengoechea estrade euskal talde popularreko legebiltzarkideak

irakaskuntzen ondoko ikasleentzako garraio zerbitzua emateari buruz

legebiltzar presidente anderea sailburuok legebiltzarkideok egun on

hain zuzen bi mila hemezortziko urriaren hemezortzian legebiltzar honek zure justifikazioan aipatzen duzun

zuen eta bi mila hemeretziko urriaren hamalauan hezkuntza batzordeak berretsi egin zuen legez besteko proposamen hori

denok ezagutzen badugu lehen interbentzio honetan adierazi nahi nizuke joan den urtarrilean hemezortzian ekimen hori onartu zenetik saila askotariko jardun ildoetan dabilela lanean ekimenari

lehenik eta behin euskal popularrak elkarrekin podemos eta euskal herria bildu taldeek bi mila hemezortziko urriaren hemezortzian adostutako zuzenketaren osteko agerraldian eskola garraioari buruzko azalpen guztiak eman ziren administrazio eta zerbitzuen sailburuordeak bi mila hemezortziko abenduaren hamazazpian egin zuen agerraldia hezkuntza batzordean batzorde agerraldi horretan garraioari buruzko datu garrantzitsuak eskakizunak ibilbideak

eskola garraioaren jarraipen batzordea banakako esleipen deialdia bekak beste administrazio batzuekin hitzarmenak egiteko aukera eta abar azaldu ziren

behin behineko gehiagotan zuk zeuk onartu duzunez gaia ez da erraza

ezinbesteko rola betetzen dute hezkuntzara sartzeko berdintasun eta ekitate printzipioak bermatzeko ezarri diren laguntza sisteman edo konpentsazioen bitartekoen barruan

zenbaki batzuk gogoraraztea besterik ez dago zerbitzu horrek

bostehun eta berrogeita bi ibilbideetan erabateko segurtasun bermez

hirurogeita bederatzi barra bi mila hamabost dekretuaren aplikazio eraginkorrean haren indarraldian

errepikatzen diren baimenak eta eskari berriak eta hura zehazteko beharrak identifikatu ditu eskola garraioaren jarraipen batzordeak distantziei eremuei landa guneetako tratamendu bereziari eta zerbitzua bi urteko ikasleei zabaltzeari dagokionez

hala ere sailak ez du bakarrik lan egin indarrean den dekretua aldatzeko eta salbuespen kasuen arretarako aldiz erakundeen arteko lankidetza ildo ere

joan den bi mila hemeretziko martxoaren lauan hitzarmen bat sinatu zuten eusko jaurlaritzak eta bizkaiko foru aldundiak derrigorrezkoaren ondoko irakaskuntzetako

eusko jaurlaritza derrigorrezko hezkuntzaren ondoko ikasketetako

ez da egokia edo nahikoa ezarritako hezkuntza ibilbideari jarraiki dagozkien hezkuntza zentroetara bertaratu behar diren derrigorrezko hezkuntzaren ondoko ikasleen mugikortasun beharrak asetzeko kasu horiei aurre egitea da akordioaren xedea ispaster mendexa amoroto eta

udalerrietan bizi diren ikasleak jomuga dituen adosturiko neurrien arabera ikasle horiek

zerbitzua haur hezkuntzako bigarren etapa eta derrigorrezko bigarren hezkuntza artean biak barne dauden ikasleak garraiatzea xede duen zerbitzua erabil

horretarako hezkuntza sailak zerbitzu hori erabiltzeko aukera emango die beti ere beterik gabeko eserlekuak badaude eta beharrak kontratatuko

eusko jaurlaritzako hezkuntza sailak eta bizkaiko foru aldundiko garraioak

antzeko beste egoera batzuk aztertzeko nahia agertu dute bi erakundek sinatu zuten akordioa zabaltzeko aukera aztertuz hezkuntza sailak halaber bere lurralde historikoetan ematen diren antzeko egoeratan zeinetan garraio eskolak ez baituen ikasle horien beharrak asetzen neurri berdina aplikatzeko

ere hitzarmen honetan lortutako esperientzia oinarritzat hartuta eta ari gara ia kontaktuekin eskerrik asko uriarte

muchas gracias eskerrik asko de bengoechea anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

cuatro alumnos y alumnas adierazi dizuedan bezala kopuru horiek oso txikiak dira eta salbuespen kasuak baina

alde horretatik jakinarazten dizuet lanean jarraituko dugula aipatu dizkizuedan lan ildo horietan balio baitu eskola garraio zerbitzua hobetzeko eta zalantzarik gabe osatu eta argitu egingo dira zein diren aplikazioko hipotesiak

familiekin eta ikastetxeetako zuzendaritzekin dugun harremana

antzeko ekintzak aztertzea eskola garraioak horrelako ikasleen beharrizanak betetzen ez dituenean oinarritzat hartuz hitzarmen honetan hartutako esperientzia eta esan dizuedan bezala harremanetan jarri gara beste diputazioekin

kohesio eta zuzentasun printzipioetan oinarrituta kalitateko hezkuntzarako eskubidea baliatzeko aukera ematen duten baldintzak ezartzeko duten betebeharra

bai eta unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzarako beka politika

gobernu honek dituen konpromisuak eta familiekin dituen eskakizunak betetzeko eskerrik asko

uriarte anderea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera carmelo barrio baroja

barrio jauna ganbera honetan beste kasu batzuetan esan dugun bezala gogorarazi nahi dizut unibertsitateei dagokienez eta zehazki

jarduteko autonomia osoa duela aitortua erakunde autonomiaduna da nortasun eta ahalmen juridikoak dauzkana alde horretatik

irakaskuntzaren ikerkuntzaren eta ezagutzaren transferentziaren eremuan diharduela azken esparru horri dagokionez

erakunde publiko eta pribatuekin ikerketa taldeek eskatuta lankidetzarako eta emaitzak gizarteari transferitzeko modu gisa bada horrela

elkartearekiko bere goi zuzendaritzarekiko eta bere autonomiarekiko errespetuan oinarrituta eta halaber legebiltzar honekiko errespetuan oinarrituta

goi zuzendaritzari eskatu diot zure galderaren gaiari buruzko informazioa emateko eta jarraian emango ditut informazioari buruzko xehetasunak upv ehuk emandako informazioaren arabera ikasketa juridikoaren diziplinen arteko ikasmirak ikerketa ibilbide handiko ikertzaileek osatzen dute bere lan ildo nagusien artean honako hauek dira giza eskubideak

zehazki eremu horri dagokionez zentro honek giza eskubideen europako hitzarmenari egindako azterketa sistematikoaren hiru edizio argitaratu ditu aranzadi thomson civitas argitaletxe juridiko ospetsuak argitaratuak bai eta esparru juridikoan eragin handiena duten

zentro honen ardurapean dago halaber oinarrizko eskubideei eta botere publikoei buruzko master ofizial bat ere zehatzago izanda

eta jardunaldiak antolatu ditu era berean egoera ahulean dauden pertsonei atzerritartasunari

arduratu da eskerrik asko uriarte

gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina gizarte ekimeneko sareko auzian hezkuntza sailak duen jokabideari
buruz ubera anderea zurea da hitza egun on uriarte anderea hezkuntza sailburua zara

aritu zara baina aste honetako zure adierazpenak ere agerian utzi dute oraindik ere ihes egiten jarraitzen duzula zure erantzukizun eta zure

lan harremanetarako kontseiluak ere toke bat eman dizula atzo bertan azpimarratuz hezkuntza sailaren papera hezkuntza sailak bete behar duen funtzioa

ezin zarela bilerara joan hasieran esan zenuen bezala txirrindulariak bide bazterretik ikustera baizik eta zu txirrindulari taldekoa zara

gatazkaren parte zara eta beraz konponbidean ere parte izan behar zara lan harremanetarako kontseiluak esan bezala eta mila aldiz etxe honetan

bezala finantzazioa eta marko normatiboa zure esku dago zu zara nagusia zu zara beraz erremangatu bai bai zuk jartzen duzu finantzazioa zuk jartzen duzu finantzazioa eta markoa ere orduan en fin begira jaurlaritzak

turismo eta komertziotik lidergoa hartu zuen gatazka bat zeukan ostalaritzan bi mila zortzian eta badakizue zer egin zuen lidergoa hartu negoziatu

gatazka konpondu zuen noski orduan turismoaren mundu gailurraren aurrean egon ginen

lidergoa alde batera uzten dela beraz borondatea da borondate kontua da

horrela jarraitzen dugu begira urtarrilean bildu zineten bildu zineten sindikatuekin eta gainera planteamendu bat

eraman zenuten enplegua mantentzeko eta

inori gustatu ez zitzaiona baina handik aurrera martxoan etxe honetan onartutako aginduari bizkarra eman zenioten eta orain baieztapen erridikuluak egiten aritu zarete jaurlaritzako

deitzen badit jaurlaritza izango ez bazinete bezala joango naiz deitzen badit non dago zure lidergoa non dago hezkuntza sailburuaren

gidaritza ardura hezkuntza sailburuak hezkuntza sailak zer egingo du hezkuntza sailburuak hezkuntza sailak astelehenetik aurrera
bere jokabidea aldatuko du eskerrik asko ubera

galderaren zioan hainbat gauza esaten dituzu alde batetik esaten duzu ez dugula bete martxoan legebiltzar honetan onarturiko akordioa

ez da egia esaten duzuna ez eta zuk ondo badakizu ez dela egia

eskerrik asko uriarte anderea ubera anderea zurea da hitza

orain arte lanean egon baldin zineten dagoeneko konponduta egongo zen beraz zer gertatu da

hezkuntzako erronka gatazken konponbideak erantzunak lortzeko beti arrastaka eraman behar izan zaitugu ikasturte eta urtero

baina ez dugu lortu izan ez lehenengoan ez bigarrenean ez hirugarrenean gauzak konpontzea beti berandu eta arazoa ustelduta dagoenean iritsi gara beti horrela eta soilik espero dugu oraingoan eta eskatzen duguna da

berritzea sinatzea eta gatazka honi behin betiko konponbidea ematea eta zu triangulo horretako parte funtsezkoa izatea parte izatea

gidaritza erantzukizuna lidergoa eta elkarrizketa eta guzti hori orain arte hezkuntza sailak ez du erakutsi zoritxarrez eskerrik asko

hogeita hamar bilera baino gehiago izan ditugu eragile guztiekin patronalarekin

hogeita hamar bilera diskretutik gora baina ez hori bakarrik urte hasieran esan genuen bezala soldaten igoerak izan dute eremu publikoa bezala

gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina iralako osasun zentro berria egiteko lanen hasierari eta inauguratzeko egunari buruz uria jauna zurea da hitza

uria jauna murga anderea zurea da hitza

agian nahiko genuena baino motelago baina aurrerapauso asko eman dira jadanik en el caso que nos ocupa

eskerrik asko eskerrik asko murga anderea gai zerrendako

eta hizkuntza politikako sailburuari egina icomos ek donostiako arte ederretako eraikinaren egoerari eta hori gehiago babestu beharrari buruzko nazioarteko alerta zabaltzearen

eskerrik asko sémper jauna zupiria jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera

politikako sailburuari egina eitbren informatiboen inguruan

jauna altsasuko gazteen kontrako sententzia atera zen egunean

bozeramaile eta aldi berean gazteeetako baten amak

baina euskadi irratiko albistegien zuzendari ordearen aginduz erabaki zuten adierazpen horiek

eta argudio izan zen bel pozueta momentu honetan

eta hauteskunde garaian gaudenez bere hitzak errepikatuko ditut proportzionalitatea berdintasuna eta neutralitate politikoa

zaindu behar direlako hori izan zen argudioa eta nik batez ere nabarmendu nahi ditut pare bat kontzeptu berdintasuna eta neutralitate politikoa

egunean bertan radio euskadin eta radio vitorian maría solana elkarrizketatua izan zen eta

ondo aztertzen non egon zitezkeen bien arteko ezberdintasunak

eta egon naiz aztertzen eta ez dut inolako beraien kondizioan inolako ezberdintasunik nabari izan

biak dira nafarroagatik hautagaiak eta biak uste dut kondizio berean daudela baina ez baldin badaude esango didazu orduan galdera zehatza da zergatik

eta maría solana bai eta nola uztartzen dira

hitzak azpimarratuz proportzionalitatea berdintasuna eta neutralitate politikoa halako bazterkeria eta alderdikeria ariketekin
eskerrik asko urruzuno jauna zupiria jauna zurea da hitza

eitbko albistegi eta trataera informatiboari buruzko hainbat galdera egin zaizkit legegintzaldi honetan jaurlaritzaren iritzia

legebiltzar honetan eta beti eman dut erantzun bera ez nik eta ez jaurlaritzak

hori bertako zuzendari eta profesionalen kontua da eta uste dut bide okerra hartuko nukeela gai honen inguruan

badakit administrazio kontseiluan eh bilduren ordezkariek

eta egin beharreko gogoetak egin dituzuela eta ongi iruditzen zait hala behar du eta hori da bere tokia beti defenditu dut agertoki honetan eitbren autonomia bai bere kazetariena bai arduradunena eta baita ere administrazio kontseiluan dauden ordezkariena eta gaur

eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna

esan bezala administrazio kontseiluan galdera egin genuen

eta dirudienez hemen ere ez da inolako erantzunik egongo baina ez da hori txarrena

irratiko erredakzio kontseiluak argibideak eskatu dizkio zuzendaritzari

onartezina izan delako kontu hori baina esango dut gu ez gaude kasu isolatu baten edo konkretuki honen inguruko azalpenak beste adibide bat jarriko dizut euskal herriko unibertsitateak eitbn egindako azterketa batean bertako langileek bertako barruko langileek eta nork edukiko du bertako

esaten dute eitbk albistegietan alderdikeriz jokatzen duela

gertakari konkretu baten inguruko azalpenik nahi nahi ditut neurriak neurriak behingoz halako ariketekin halako gertakariekin amaitzeko

badakizuelako eitbk zuei etekin politikoa ematen dizuetela eta nahiago duzue etekin politiko hori eitbren desprestigioaren arabera baldin bada ere

hor bazterrean uzteko zuei alderdi bezala ematen dizueten

eta hori da onartezina dena eta hori salatzera etorri gara jakinda gaur hemen ere ez zela egongo aurreko egunetan administrazio kontseiluan bezala

ez inolako neurririk halakoekin amaitzeko hori ari zarete eitb taz egiten guretzat salagarria

zupiria jauna zurea da hitza presidente andrea urruzuno jauna
nik baino hobeto ezagutzen duzu eitbn gertatutakoa seguruenik ni baino ahalegin handiagoa egin duzulako jakiteko

zure taldeak gai honen inguruko informazioa bildu du eitb barruan erredakzio kontseiluak emandako pausuen berri badaukazue

gaur zortzi eitbk gai honetan zentzura ezarri duela salatuz

zuen ordezkari batek zuen iritzi kritikoa azaldu zuen eta gaur gaia osoko bilkurara ekarri duzu tribuna hau aprobetxatuz berriz ere salaketa egiteko

eitbko zuzendaritzaren erantzuna nik ez daukat ezer gehiago esateko ez naiz nor hartutako erabakia babesteko edo kritikatzeko

iritzirik eman nahi ez izateak ez du esan nahi gaia axola ez zaidanik axola zait

eta hain justu inporta zaidalako errespetu

eta hau ere bai noski baina ez nuke sartu beharko ez dagozkidan kontuetan ezin dut ez dut nahi
eta ez dut egingo eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina jokoaren euskal behatokitik euskadin jokoari eta kirol apustuei aurre hartzeko eta mugak jartzeko

eguerdi on denoi eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko presidente anderea garcía azpimarratu nahi dut estatu osoan euskadi da

gehien eta zehatzen arautu dituen erkidegoa batez ere bi mila hamaseian onartu eta martxan jarri genuen jokoaren arautegi orokorrarekin euskadiko jokoaren sektorearen

sistema finkatzen duen arautegia da el reglamento

eskerrik asko beltrán de heredia anderea garcía anderea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko garcía anderea beltrán de heredia anderea

jokoak gizartean duen eragina aztertzen ari da euskadiko jokoaren

helburutik gertu dago orain arte egindako lana sendotzeko eta garatzeko lanabez egokiak jarriko dizkizu eskura en ello estamos